egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu isiltasuna gai zerrendako lehenengo puntua galdera joseba egibar artola euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

sorkuntza sendotzea lortzeko politika ekonomikoaren funtsezko giltzarriei buruz egibar jauna zurea da hitza

legebiltzarkide sailburu urkullu lehendakaria egun on guztioi bizitzan eta

izaten da galdetzea erantzutea baino eta

pertsona batek konprometitua izan nahi baldin badu erantzunetan sakondu behar du eta benetakotasun hori erantzunetan antzematen da horregatik gaur natorkizu

aste hauetan egun hauetan atzo horren lekuko izan genituen baita ere langabeziaren datuak zifrak azaltzen hasi dira alde batetik eta bestetik

euskadiren eta euskadiko ekonomiaren bilakaeraz

barne produktu gordina ehuneko hiru koma hiru igo dela eta kateatu ditugula etenik gabe

hiruhilabeteko hazkundearen bidean baita ere aste honetan bertan

positiboak izan dira sentsazioak eta datuak eta nik esango nuke azkenik langabezi tasa edo kopurua atzo ezagutu dugu eta nahiz eta optimista izateko moduko datuak egon badauden garbi dago baita ere ehun eta berrogeita zortzi mila hamairu pertsona euskaldun

eta guzti hau gure gizarte honetan eta gure instituzioen gidaritzapean eta gizarte oreka hori mantendu nahi dugularik horregatik galdera zuzena zehatza da badakit lau minututan hori ezin daitekeela erantzun baina nik uste dut benetakotasun hori ere

zuk non ikusten dituzun zure gobernuak non ikusten dituen gakoak

etorkizunari begira eta perspektiban gatozen tokitik eta datuetatik etorrita norantz goazen nola ikusten duzun ze azkenean

ez industria datu ona ere azkenean ezagutu duguna baita ere

tasa edo indize horretan baina erakunde bezala nola ikusten duzun etorkizun hori azkenean

perspektiba hori behar dutelako eta euskadiko lehendakari zarenez nik uste dut hori modu garbian zintzoan egia esanez jendeari helaraztea inportantea dela

iritsiko ezta urrutitik ere baditugu geure gabeziak eta egin beharrekoak horren inguruan zure iritzia jaurlaritzaren iritzia ezagutu nahi genuke beraz hau da nire galdera hau da nire puntua

zurea erantzuna eskerrik asko egibar jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

jaun andreok egun on egia da egibar jauna zuk esan duzun bezala hazten ari garela industria eta enplegua sortzen ari da orain dela hiru urte eskas

zegoen lanik gabe euskadin eta gaur egun ehun eta berrogeita hamar mila baino gutxiago dago

esana dut eta errepikatu egingo dut asko dugu egiteko asko hazteko ahalegin betean ekin beharko diogu hurrengo hilabeteetan nahi dugun tokira

bi mila hogeirako itzuliko garela krisialdiaren aurreko egoerara

apurka apurka enplegua berreskuratzen jarraituko dugu bi helburu ditugu gure industria eraldatzea eta enplegua sortzea haztea

politika ekonomikoari eta politika industrialari eustea dabiltza horrek bermatuko digu euskadin ekonomia lehiakor eta justu bat

hablo de una economía competitiva y justa beraz giltza da politika publikoei eustea gure ekonomiaren etorkizuna sustatzeko helburua da

euskadi iraunkorra ingurumenaren ikuspuntutik euskadi iraunkorra funtsezko zerbitzu publikoen ikuspuntutik ekonomia lehiakor eta bidezko batez ari naiz beraz ekonomiari lagunduz lortu nahi duguna da gizarteak

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera

lehendakariari egina gure lurraldean errotzen ari diren pobrezia eta haustura soziala ekiditeko hartu beharreko neurriei buruz matute jauna zurea da hitza

lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on

ari den pobrezia eta haustura soziala areagotzen doalako

krisialdia gainditzen ari garela sinestarazteko eta uste dugu datozen hilabeteetan horretan arituko dela gobernua errealismo piktorikotik oso aldenduta dagoen margo lana marraztu nahian eta hazkundeaz hitz egin diguzu hazkundean gaudela baina ere pobrezia gora bazterketa soziala gora etxerik gabekoak gora pobrezia energetikoa gora haur pobrezia gora eta abar luze bat beraz lehendakari jauna hazkundea agerikoa da bai eta zuk aipatutako hazkundea nik aipatutakoarekin

eta gero eta gehiago dira errealitate honen aurrean ondorengo galdera egiten diogu lehendakariari

gure herrian edo zati honetan behintzat errotzen ari diren pobrezia eta haustura soziala ekiditeko eskerrik asko matute jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea bai matute jauna gure politika publikoak indartzen jarraitu behar dugu

eta hau egiten jarraitu behar dugu azkeneko hamarkadetan egin den bezala arazoak ez dira egun batetik bestera konpontzen politika sendo bat behar da erakunde guztiak enpleguaren aldeko eta gizarte politikaren aldeko helburuak lehenesten ditugu ez orain aurrean ere bai eta aurreko legealdietan ere

indar politiko ezberdinen artean eta bat egin dugu gaurkoan ere gizarte zerbitzuen kartera adosteko

pertsona guztiei bizitza duin bat bermatu egia da ez ditugula arazo guztiak gainditu baina tematiak gara eta elkarlanaren bidez

gaur zera esango dizut matute jauna zuk aipatu dituzun faktore guztiei aurre egiten diegu horrela prestakuntza maila hobetzeko inbertitzen dugu laneratzeko

urtez urte erakutsi dugu pertsonari zuzendutako zerbitzuak bermatzea izan dela gure lehentasuna aurrekontuak ikustea besterik ez dago lau eurotatik hiru
gizarte politikara zuzentzen dira eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna matute jauna zurea da hitza

va a ser posible eskerrik asko matute jauna denbora amaitu zaizu lehendakari jauna zurea da hitza

eitbn audientzia galera saihesteko neurririk ez hartzeari buruz unzalu jauna zurea da hitza

andrea lehendakari sailburu jaun andreak legebiltzarkideok egun on guztioi haurrak ere

errepikatzeak zera ekartzen du ikus entzulegoak beste eskaintzean

galdetzen dizut ea oraindik ere eta ganbera honetako gehiengoak

kudeaketa irrati telebistako zerbitzu publiko batek behar duena uste duzun eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on unzalu jauna berriz ere etbko

momentu bereziki konplikatua izaten ari da eitbrentzat euskadiko komunikazio taldea behartuta egon da baliabide gutxiagorekin gehiago egitera eta hori ez da batere erraza uste dut hemen gauden guztiok soberan ezagutzen dugula zailtasun horiek

critique a la televisión pública eskerrik asko unzalu jauna denbora agortu da uriarte anderea zurea da hitza

are gehiago futbolaren eta beste kirol batzuen prezioak biderkatu egin dira kopuru izurgarrietara iritsi arte eta zurekin bat nator unzalu jauna etbk egoera berri honi aurre egin behar dio

izateko arrazoia etb ez zen sortu duela hogeita hamar urte beste telebista bat gehiago izateko etb audientzia da bai baina askoz gehiago ere bai

gizarte honek sortu zuen komunikabidea da eta guztion artean defendatu behar dugu unzalu jauna eitbko zuzendaritza eta etbko lan taldean osatzen duten pertsona guztiak egoera zail horren aurre lan egiten ari dira eta lan horrek baditu emaitza

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako laugarren puntua galdera nerea llanos
gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina eitbk focus inkestarekin erabilitako bitarteko

zurea da hitza gracias señora presidenta

informazio zerbitzuetako kazetariek eta arduradunek hartzen dituzten erabakietan llanos anderea ez erabaki hauen kostuari dagokionez

eta inbertitutako diruaren ebaluazioa administrazio kontseiluak eta legebiltzar honek ere

erabaki eta kudeaketa hauen jarraipena egin ahal izateko eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

de cara al futuro beraz egindako ikerketen edukiei eta emaitzei dagokionez eusko jaurlaritzak beste ikerketa guztiak

eta honen inguruan dugun informazio guztia eitbk berak argitaratutako edo publikatutako informazioa da eta ez besterik eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

lehendakari legebiltzarkide jaun andreok egun on guztioi

en debate parlamentario eskerrik asko maneiro jauna erkoreka jauna zurea da hitza

interpelazioa daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina argindar autokontsumoa arautzeko estatu espainolak egindako araudia dela eta jaurlaritzak duen jarreraren inguruan

eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on guztioi egun on lehendakari jauna eta

ez da lehengo biderrez elektrizitate autokontsumoaren inguruko

dugula hain zuzen ere bi mila bosteko urrian urriaren hogeita bederatzian

onartu zen eztabaida horretan ia talde guztiok bat egiten genuen

indarrean sartutako araudia oso kaltegarria zela bai energia berriztagarrien sustapenerako

ekoizpen bananduarentzako eta noski nahiz eta dekretu horrekin autokontsumoa arautzea

eragoztea zerga berri bat ezarriz impuesto al sol bezala ezagutu den zerga berri bat ezarriz eta hori autokontsumo partikularra autokontsumo komunitarioa guztiz debekatu egiten zen beraz endesa edo iberdrola bezalako enpresentzako neurrira egindako

estatu espainolak momentu honetan indarrean daukan autokontsumoa argindarraren autokontsumoa arautzeko dekretua eztabaida horretan hiru puntu onartu genituen barkatu bost puntu onartu genituen lehenengo eta behin

zehatz batekin eta eskaera horretan esaten genion edo eskatzen genion bertan behera uzteko argindarra autokontsumoa egiteko indarrean jarritako errege dekretua baina legez besteko proposamen horretan bi eskaera zuzen eta zehatz

ez direnak lehenengo eta behin eskatzen zen sei hilabeteko epean txosten bat ekartzea ganbera honetara alde batetik aztertzen zein zen

estatuak onartutako araudiaren eragina hemen eusko autonomi

elektrikoaren inguruan eta era berean txosten horretan

araudi propio bat garatzeko hemen estatuak

araudia saihestu aldera eta bigarren eskaera bat ere euskal energia erakundeak gaur egun

dituen diru laguntzak handitzea eta zabaltzea helburu zehatz batekin

errege dekretu horrek izan al dituen ondorioei edo kostu gehigarri horiei aurre egiteko asmoarekin

legez besteko hori proposatu onartu zenetik eta gobernuak ez du ekarri hona inongo txostenik ez digu esan zein den eragin zuzena

eta euskal energia erakundeak dituen diru laguntzak bere horretan jarraitzen dutelako berez gobernuak egin duena da alde batetik edo leku batzuetan esan dekretu hori oso txarra dela

horren ondorioei kasu honetan ere energian beste arlo batzuetan eta beste arlo batzuetan gertatu zen bezalaxe

dauka a aurpegi bat eta b aurpegia a aurpegiarekin legez besteko proposamen bat babesten da esanez dekretu hori bertan behera geratu behar dela a aurpegi horrekin sailburu bera kasu honetan industria sailburuak ganbera honetan esaten da hau dekretu hori oso txarra dela autokontsumorako

ulertu nuen ni autokontsumoan eta ekoizpen bananduaren alde hori da aurpegia baina gero b aurpegiarekin ez du esaten dekretuaren jatorria zein den eta dekretu horren jatorria da madrilen

onartutako sektore elektrikoaren erreforma hori da b aurpegia baina badauka a aurpegia eta b aurpegiren beste adibide batzuk

eusko jaurlaritzan kasu honetan estrategia energetikoan esaten du autokontsumoa ona dela eta sustatu behar dela hori dokumentu publiko baten hori esaten da

egiten dituen energia euskal erakundeak egiten dituen txostenetan eta estatura bidaltzen diren txostenetan beste gauza batzuk esaten

energetikoan esaten da sustatu behar dela autokontsumoa ona delako eredu elektrikoarentzat eta

sustatu beharreko ekimen bat dela baina gero irakurtzen ditugu estatura bidaltzen diren txostenak dekretu hori autokontsumoaren dekretu hori egin behar zenean eta hor horrelako gauzak irakurri

estatu espainolak egindako araudia kaltegarria dela gero zuen b

esanez ondo dagoela zerga edo gain kostu hori ezartzea zein da zuen benetako aurpegia hori da nahi duguna jakin interpelazio

legebiltzar honek onartu zuen bezalaxe txosten bat ekarriko duzue eta proposamen bat egingo duzue araudi berri bat egiteko adibidez eta behin jarri nuen adibide hau eta berriro errepikatzen dut murtziak egin duen bezalaxe ez dut uste murtzia dela burujabetzaren

baina kasu honetan gure aurretik doa eta legedi propio bat egin du saihesteko estatuaren

oniritzia du hori egiteko eta gu non gaude gu energi berriztagarrien arloan autokontsumo sustatzerako

a aurpegiarekin edo b aurpegiarekin zein da eusko jaurlaritzak jarriko dituen neurri zehatzak autokontsumo elektrikoa sustatzerako orduan sailburu andreak edo lehendakariak suposatzen dut sailburu andreak erantzungo didala horregatik sailburuari esaten diot

ondo dagoela eta logikoa dela peaje gehigarri bat ezartzea autokontsumoari

hori da peaje horren helburua eta argudioa hori pentsatzen duzu evek bere txostenetan esaten duen bezalaxe beno ba horrek dira

honen helburuak eta erantzuna bilatzen duten galderak eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkide guztioi egun on

erantzutea baina erantzuten hasi aurretik zuzenean bai argi utzi nahi nituzke

agian nahasketa bat dago eta jakin behar duzu eta nik uste badakizuela errege dekretuak ez dela bakarra bi errege dekretu zirela

alegazio eta erantzun desberdinak eman direla eta horiek aztertuz ulertu daiteke zer

eta horretara joango naiz hasieratik por tanto

eta espero dugu gainera ekainerako guztiz galduta egotea

esaten dugu eta jartzen da estrategia bezala autokontsumoaren alde egingo dela eta neurri desberdinak jarriko direla estrategia horren menpe egongo diren

autokontsumoa egiten dutenak erabiltzen dute haizearen indarra edo eguzkiaren indarra eta hori ez dagoenean noski sarera konektatzen dira

gaur egun nahiko garestiak dira eta orokorrean autokontsumoan ez direnak erabiltzen beraz esaten duguna da autokontsumoa egiten duten horiek momentu batetan sarera lotu behar baldin badira sarera lotzea horrek ba nolabaiteko ordainketa bat beharko du eta beste kasu batzuetan argindarra behar dutena baino gehiago sortzen ari dira eta baita ere sarera bidaltzen dute eta beraz nolabait konexio hori ordaindu egin behar dela pentsatzen dugu zergatik zeren bestela ba koste horiek guztion artean ordaindu beharko dugulako koste hori nolabait guk egunero egiten duguna

pentsatzen dugulako une honetan ekainaren inguruan aprobatuta egongo den

erregulazio guztia eta dekretu berri guztiak beraz horregatik ez dugu ekarri une honetan pentsatuz estrategiaren ondoren egin beharko dela eta badago

diru gehiago nolabait dekretu horren ondorioak kendu ahal izateko hori ezinezkoa da zergatik hemen elkarte autonomo honetan jarriko bagenu horrelako diru laguntza bat automatikoki batzordeak

maeztu jauna zurea da hitza

jaurlaritzaren ordezkaria tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko

zazpigarren puntua interpelazioa txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

adostutako aurrekontu konpromisoak betetzeko neurri politikoei

zuk zure betebehar politikoak eta etikoak egiten duzula hori da oposizioaren lana badakizu ere zure alderdi politikoarekin hitzartu dugula bi mila hamaseiko aurrekontuak eta aurreko urteetan ere erantzukizun politikoarekin jokatu duzue alderdi sozialistaren aldetik eta gobernutik eskertzen dizuegu mantendu izan duzuen jarrera politikoa

eta bat nator herri politikak egiteko eta ekonomi politiko neurriak martxan jartzeko baina testuinguru baten ipini behar dugu

une honetan lurralde historiko bi zuk aipatu duzun egoeran daude egoera

ikuspuntutik ezkorra negatiboa beste bat oso onean dago bigarren

neurketa diru bilketaren arloan lehenengo lau hilabeteetan hau da apirilaren amaieran orain daukagunak bai bi mila hamabian

jaitsiera zegoen urtez urteko neurketa konparatuz aurreko urtekoarekin eta gero urtean amaitu zen beste egoera batekin aldiz

sasoi honetan eta nola amaitu zen egoera txarragoan horrekin zer nahi dizuet esan ba nahi dizuet esan ba pare bat gauza alde batetik

oizko eta egonkor diru biltzen direnak bi beste zerga mota batzuk

estatuarekin egokitzen direnak hiru hilabetero diru biltzen direla hiru pertsona fisikoen errentaren zerga

baina kitapen handia egiten da urtean behin eta zeresanik ez baltzuen zergan baltzuen zergan azkenean kitapen bakarra egiten da gure araubide

uztailaren amaieran testuinguru hori kontuan eduki behar dugu

ondorioztagarri eta erabakikorra lau hilabetetako

eta zuhurtziaz jokatzekoa da bai horretan bat nator eta erresalbu batekin jokatu behar dugula bai baina ez da ondorioztagarria

zer gertatu zen beste alde batetik zer da gertatzen ari dena ere ba diru bilketa arloan zerga

erroldatzeko erritmoak ezberdinak izaten dira lurralde historikoen artean eta gero baita ere urteko epealdiak kitapenak egiteko zerga batzuetan ezberdinak dira adibidez pertsona fisikoen errentan

eta beste batzuetan maiatzean hasten da orduan elementu horiek eta

beste aldetik zer da ari gertatzen dena pertsona fisikoen egoeran

pertsona fisikoen lanariko mozkinak ebaluaketa ona daukate pertsona fisikoen

negatiboan daude zerga edo

urtean behin egiten da kitapena urtean behin eta bera da uztailaren amaieran baina enpresa handiak eta

dituztenak hiru foru ogasunei araubidea nahiz eta kudeaketa gure esan araubidea estatuak egiten du beno araubide horretan

izugarrizko aldaketa egon da eta aldaketa hori indarrean sartu da

non dago izugarrizko aldaketa baltzuei buruzko zerga

bi gutxienezko ordainketak desagertu dira hiru

banaketak ez daukate orain zerga oinarrian

lau ordainketa zatikatuen tipoa jaitsi da ehuneko hogeita zazpitik

gure araubidean zergari buruzko gure araubidean normalean

bolumen handiarekin estatuko araubidearekin jokatzen dute

aldaketa horren garrantzi handia eduki du ez gure kasuan bakarrik jaun andreok denok dakizue

nolako egoera dagon estatuan ikusi dugu denok diru bilketa

besteak estatuak zer egin duen bere esparrutan zeren ez da nire arloa eta ez noa hemen ni aztertzera

zelako beherakuntza negatiboan dauden estatuko diru bilketa

gauzei buruz eta balio erantziari zergari buruz egia da hor ere itzultze

egin den prozesua ere lurralde ezberdinetan ezberdina izan dela eta beste aldetik ere

orduan testu inguru honetan zuk esaten duzu gure konpromisoak aurrekontuari buruz

zuk esaten duzunarekin guk gure politika jarraitzen dugu egiten begira ganbarara bidali dugu eta argitaratuta dago

gure kudeaketa ekonomikoa nola doan maiatzeko datuekin

ipinita dago web orrian legebiltzarrak bidalita iazko maila berdinean goaz guk

daramagun erritmoa gure ongizate estatuaren ereduko politikak garatzen

enpleguan ekonomia sustapenean eta hezkuntza arloan jaun andreak zuen eskuetan daude ikusi neurtu publikoak dira nola gabiltzan prieto jauna esaten duzunean ze herri politikak egiten ari zarete ba horiek

ze egoeretan aurten maiatzaren amaieran argitaratuta daude

gure herri politikak egiten konpromisoak eta gure exekuzioa zelan dagoen eta gardentasuna noski prieto jauna gardentasuna oso garrantzitsua da

eta gardentasuna gastuetan eta gardentasuna aparte diru bilketaren arlotik baita ere argitaratuta daukagu eta maiatzekoa ere

diskurtsoaren muinak zehazterako sasoian garrantzitsua da hori kontuan edukitzea gure kudeaketa nola doan

daukagu ipinita zentzu horretan guk

ondorioztagarria ez da baina bai daukagu zuhurtzia bai daukagu kezka baina gure herri politikak hor ditugu argitaratuta zuen eskuetan daude jaun andreak aste honetan ere bidali dugu ganbarara ikusiko dituzue arlo

egia da egoera zail bat tokatu zaigula guri bizitzea ekonomikoki egia da ere

aurrekontuak egia da ere europar batasuneko gobernantza ekonomikoaren arloan gaudela eta finantza sostengarritasuna mantendu behar dugula orduan

gure politikak aurrera eramatea finantza sostengarritasuna mantentzea diru bilketaren eraginkortasuna ondo egitea eta zintzotasuna eta zorroztasuna kudeaketan egitea kosta egiten da hori dena ondo uztartzea baina hori egiten ari gara ez dugu bakarrik egin zuek babes

baina testuinguru honetan eta gauden esparru ekonomikoa neurtu behar dugu

politika ekonomikoaren gobernantzan alde batetik finantza politika moneta politika eta aurrekontu eta jasangarritasuna politika uztartzea beraiei ere asko kostatzen zaie guri gure apaltasun

ere esparru horretan gaude orduan hori dena kudeatzean hor bere konplikazioa dauka azkenean gobernuan gu daude eta gure erantzukizuna da gutxiengoan gaude eta gure

eta betetzen jasangarritasuneko finantza ikuspuntutik araudi nagusiak eta hori inportantea da gure erreputazioa gure sinesgarritasuna gure

egia da dena uztartzea oso zaila dela baina gobernuaren erantzukizuna da eta ildo horretatik jarraitzen dugu

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna prieto jauna zurea da hitza

lo hace bien eskerrik asko prieto jauna gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

gobernua sutsu dago eta irmo dago herri politikak egiten eta zuek informazioa daukazue dugulako zuekin informazioa aurrekontuen kudeaketa egiten dugulako eta horretaz ba zuek daukazuelako lehentasun bat gurekin

zuen bozeramailea gurekin politika hori egiteko sasoian bi

eta hori zure ardura ere delako politikoki nola doan gobernuko kudeaketa ekonomikoa

bideratuta dago ganbarara ikusi aztertu sakondu eta egin gero ondorioak ondorioak nik esaten dizudana iazko moduan gaude

ikusiko duzu nola doan inbertsioa ikusiko duzu nola doan kontsumo publikoa

esan duzuna gastu publikoak ez duela ekonomia biziberritzen hor zuzendu behar zaitut kontsumo publikoa inportantea da baina kontsumo publikoa eta gastu publikoa gauza ezberdinak dira gauza ezberdinak dira gastu publikoa da kontzeptu orokorra eta kontsumoak dauka bere

eta zerbitzu publikoak mantentzea hezkuntza zuzentza ertzaintza osasun politikoa mantentzea badakizu zenbat kontsumo publiko dauden

zenbat hornitzaile zenbat enpresak eta zenbat aktore ekonomikoek daukaten lotura kontsumo publikoarekin oinarrizko zerbitzu publikoekin lotuta dauden enpresak asko hori ez da ekonomiaren arloan eragina edukitzea ba bai eta asko dauka herri kontsumoa zer den

garrantzitsua ikusi inbertsioa zelan doan iazko antzeko

aipatu duzun moduan gero bai azpiegitura batzuk faltatzen dira bai dagoz azpiegitura faltatzen direnak beti gertatu al da zeozer

mantenduko dugu gure ongizate estatuaren muinak gizarte bazterketen aurkako politika hezkuntza osasuna

baina zuri gauza bat ahaztu zaizu zure gogoetan eta da

sostengarritasuna mantentzea orain dago eztabaida hau txikia da apala da gure kasuan garrantzitsua da baina apala

herri txiki bat garelako begira estatuan hau ze garrantzia daukan

hiru koma sei estatuan baina ni ez noa hor sartzera baina ikusi gobernabilitatea estatuan zelan dagoen finantza sostengarritasunaren aldetik eta zer gertatuko den

batasunaren barruan ikaragarrizko arriskua edo ikaragarrizko erantzukizuna daukate politikariek espainian guk gure mailan ere txikiagoan apalagoan baina guk ere barnean gaudelako

ezer aipatu baina hori inportantea da eta nik berriko aipatu behar dizut lotu egin behar direla

eta ikusi garden eta zuzen zelan bideratuta dauden gureak gestio ekonomikoa hilero bezala ganbaran eta hori

hor galtzen dugu gure erreputazioa eta sinesgarritasuna eta hori

badakite hori garrantzitsua dela eta espainiaren sinesgarritasuna ondo mantentzea ona da denontzako espainarentzako euskadirentzako ere bai guk lotura bat daukagulako gure ehun ekonomikoan espainiarentzako orduan erronka handi bat eta erronka handi berrian dago beste gauza bat

espainiari laguntzeko eta espainiari laguntzeko erabaki politikoa hartu dena da espainiak behar duela beste urtebeteko ibilbide bat malgutasunarekin bere sostengarritasun finantzieroa mantentzeko eta hor gu ere sartzen gara horretarako dator gobernantzaren aldaketa laguntzeko espainiari bere betebeharrak eta zuk esan dozuzen gauza guztiak eta nik teorikoki alde hori ondo betetzeko eta horretarako ikusiko dugu zer gertatzen den

biltzen denean bertako estatuko buruak eta horrek eragina edukiko du urtearen amaiaren

eta gu ere hor barnean gaude testuinguru ekonomiko guzti hau araubide horiek eta egiten ari garen politikak uztartzea

zurea da hitza eskerrik asko

andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

hasieran alderdi popularrak gai hau legebiltzarrera ekarri zuen eta legearen bukaeran berriro

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna egun on guztioi

genuen bereziki nabarmendu nuen ez genuela

egiteko asmoa argi eta garbi adierazi nuen arabarren osasunaren

baina datozen hogeita bost urteetarako eta oker ez banago besteak beste ikuspegi horretan bermatu zen

y las necesidades gaur da eguna arabako unibertsitate ospitalea errealitate bat dena aurrerapauso gehiago emango dituena eta bete betean jardun arte izan ere osasuneko proiektu bat zena arabarrek behar eta merezi duten ospitalea da erakunde sanitario hori da eusko jaurlaritzak eta osasun sailak arabako gizartearekin hartutako konpromisoaren isla bete dugu hitza hori zalantzan jarri nahi duena ere egon badagoen ere

araban sinesten dugu pertsonak ditugulako helburu zerbitzu on bat ematea da gure helburu erreparatu besterik ez dago osasun sailak proiektu honen eta arabako osasun arretaren alde apustu egin duela ukaezina da
eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina espainiako justiziaren beharrezko

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor maneiro yo

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor maneiro

y a debatir eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamargarren puntua galdera
natalia rojo solana euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora rojo

gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadin bilketa fiskala hondoratzeari

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

van a decir la verdad a la gente gracias eskerrik asko maneiro jauna denbora bukatu zaizu lehendakari jauna zurea da hitza

eh bildu taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina

lópez de munain jauna zurea da hitza bai egun on galdera egintzat ematen dut

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor lópez de munain

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna lópez de munain jauna zurea da hitza egun on

erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu

herri administrazio eta justiziako sailburuari egina herri administrazio eta justizia sailak auzitegi medikuekin duen gatazka konpontzeko beharrari buruz arzuaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on denoi eta baita ere egun on

auzi medikuei eta sindikatuetako

bai erkoreka jauna ematen du gatazka bat daukala zure sailak auzi medikuekin harrigarria bada ere izan ere jende hau zentzuduna da

ziurtatzeko lan baldintza duinak ere ziurtatu behar zaizkiola

egin behar dela institutu horretan lan egitea maiatzak hemezortzian negoziazio mahaira deitu zen posizioak hurbiltzeko asmoz baina jon uriarte

nere galdera da zer egingo du eusko jaurlaritzak auzi medikuen gatazka bideratzeko eskerrik asko

irakurri ondoren bi gauzatan ezin dezaket bat egin zuk esaten duzunarekin eta gaur egun honetan baieztatu duzunarekin alde batetik esaten dugu administrazioak ez duela malgutasunik agertu asunto honetan eta bestetik esaten duzu gauzak bere horretan jarraitzen dutela

urtearen erdialdean agertu zuten sindikatuek lehen aldiz

mahai sektorialean tratatzeko borondatea harrez gero lau aldiz lau batzartu da mahia gai hori tratatzeko bi mila hamalauko uztailaren

bi mila hamabosteko azaroaren hogeita seian eta bi mila hamaseiko maiatzaren hemezortzian zuk bat bakarrik aipatzen duzu baina ez da bat bakarrik izan lau aldiz batzartu dira gai hori tratatzeko

hiru proposamen desberdin aurkeztu izan ditu administrazioaren ordezkariak

denak desberdinak eta bakoitza aurrekoa baino hobea ezin esan daiteke beraz administrazioakmalgutasunarekin jokatu ez duenik aitzitik malgutasuna ez ezik proposamenak edo posizioak hurbiltzeko borondatea erakutsi du proposamenak

hainbat topaketa egin dituelako adostasunerako

sindikatuekin banaka banaka eta institutuaren zuzendaritzako

baina aurrean dituenak mugitu egin behar dira baita ere

mugimendurik egiten ez badu hurbilketa oso zaila izango delako eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna arzuaga jauna zurea da hitza

laurogeita laugarrena

enteratuko zarete zer diren aluzioak mesedez erkoreka jauna zurea da hitza

jauna beste ezer baino lehen nik arren errespetua esateko ditut hemen egon ez dagoen jendearekiko

ez dira pertsona bati zuzenduak direnean erabat ez da urrundik ere onargarriak benetan nik ez ditut onartzen eta eskatuko dizut benetan horrelakorik inorekiko

moduan egiten duen bere kudeaketa baina horrelako adierazpenak egitea norbaiten aldeko jarrera lortzeko

onez ikusten zuk aipatu dituzun hiru gaiei egokituz hiru aipatu baitituzu prestakuntza plan bat jarri du jaurlaritzak mahai gainean

urterako institutuaren prestakuntza eta ikerketa batzordeak berak aho batez onartuta ez jaurlaritzak egin duena

bere adituen bitartez aho batez onartu dutena greban dauden batzuk ere babestu egin dutena eta

hornitu du gainera horrelakorik hemen inoiz ez da izan inoiz ez orain arte

dagokionez erabat errespetatzeko konpromisoa hartu du baina atsedenaldiaz ari gara eta ez egun librez eta soldaten arloan

hasierako eskaintzak hobetuz eta oraingo zein etorkizunerako proposamenak eginez beti ere jokatu behar duen markoaren barruan hau da administrazio orokorrarekin parekatze bideko markoan

urtean jaurlaritzak sindikatu guzti guztiekin sinatu zuena parekatzea administrazio orokorrarekin egin behar zela eta bertan

baldintza eta kondizioekin eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

bizkaian eta gipuzkoan sustatzeari buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza buenos días señora presidenta

eskerrik asko tapia andrea lópez de ocariz anderea zurea da hitza

gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina tesla

lantegi bat ezartzeko balizko asmoaren inguruan casanova jauna zurea da hitza

maila honetan zoritxarrez asko hitz egiten da gutxi egiten da

errealitate bat auto elektriko modalitate ezberdinetan badaude kotxe

azken asteotan asko hitz egin da egitasmo berri batez

model hiru deitzen dutena kotxe elektriko berri bat egiteko enpresa honek enpresa honen jabea eta garuna bada teknologia berrien

eta enpresa hau famatua da auto elektriko oso potenteak oso eraginkorrak oso teknologikoak eta oso ondo funtzionatzen direnak egiten dituelako baina badira ere oso garestiak eta model hiruk daukan ezaugarria da garestia izanda ere beste

izango dela eta beraz espekulazio asko egiten ari dira modelo honek sortu dituen espektatibak asetzeko

eta dudarik gabe lantegi berriak ireki beharko ditu espekulatu da ea europan ere horrelako edo horietako

irekitzeko aukera dagoen egon dira hainbat tokietatik eskaerak badakigu oraindik

baina gustatuko litzaiguke jakitea zuen gobernuan berri hau jaso duzuen eta euskal herrian ere balizko

kokatzeko eskaintza egitea merezi duen ala ez edo behintzat merezi duen aztertzea

hautagaitza edo euskal lurraldea eskaintzea horrelako proiektu bat kokatzeko eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

eskerrik asko presidente anderea casanova jauna pozten naiz benetan behingoz auto elektrikoari buruz ari garenean pausu bat gehiago eman dugulako eta beste gauza batzuetaz ari garelako lehendabiziko hurbilketa tesla proiektuari spritik investing in the basque country iniziatibatik bi mila hamalaugarrena eman zen eta orduan jakin genuen tesla ari zela pentsatzen beste lekuren batean horrelako planta bat irekitzea eta cic energiguneko kontseiluan dagoen pertsona bat han ingurukoa da

teslako promotoreekin eta beraren bitartez nolabait hurbilketa bat egin genuen une

nolabait eskatzen zutena zela oso prezio baxuko leku bat eta eredu bat esan zigutenez casi todo gratis esaten ziguten eta beno horretara gu ez geunden prest eta nolabait renora joan zen eta

multinazional hainbat etortzen diren lekura eta gaur egun esan behar da ensanblajea bakarrik dagoela eta inolako hornitzailerik ez dagoela europatik baina berriro ere aurten egin dugu

eta une honetan jakin duguna gaur arte da interes handirik ez dagoela europara etortzeko zeren

eta beraz izatekotan bai estatu batuetan eta baita ere asian izan daitekeela hurbilketa hori gainera kasu honetan esan zaiguna da balentziatik ere izan dela denak dakigun bezala mugimendua badagoela baina

baino gehiago hala ere jakinik badaudela teslatik haratago beste aukera batzuk bai volkswagen dela bai mercedes dela europa mailan auto elektrikoa sustatzeko bai energiako clusterra eta baita ere automoziokoa ari dira prestatzen sprirekin batera proposamen bat non hornitzaileak eta gure aukerak emango diren teslari egingo diogu proposamena baino baita ere bi enpresa horiei hori da gaur egun dagoena spriren aldetik eskerrik asko

andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzera iristeko eskubide subjektiboari buruzko

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on itxaso jauna estimatua aurreko maiatzaren hogeian azaldu nizun enplegu eta gizarteko politiketako departamentuak etxebizitza legea indarrean sartu zenetik etxebizitza duin eta egoki bat okupatzeko eskubidea arautuko duen dekretua lantzen

aipatu nizun ere dekretu honen tramitazioa konplexua izango dela izaten ari da zailtasunak bi arrazoi

zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina etxebizitza duina okupatzeko eskubide subjektiboa diskriminazio barik bermatzearen inguruan

eskerrik asko mahaiburu andrea eguerdi on guztioi sailburu jauna zuk ondo baino hobeto dakizu talde honek hamaika

herritar gisa dagozkigun eskubideak bermatze aldera eta

asmoa dugu eskubideak defendatuz askotan zuk zeuk onartu duzu gaur egun dugun sistema hobetu behar dugula eta gure aburuz argi dago hutsune eta gabezi asko antzematen ari garela eta hutsune horien ondorioak zoritzarrez gehienetan murrizketak izaten dira

gaur mahai gaineratzen dugun interpelazioa hutsune horietako baten ingurukoa da eh bilduk behin baino gehiagotan adierazi du sistema osoaren hausnarketa sakona eta

dagoela baina gaurko interpelazioaren gakoa eta planteatuko dugun arazoa erraz eta konpondu daiteke hausnarketa sakon hori egin barik denok

etxebizitza legeak etxebizitza edo bizilekua legez okupatzeko eskubide

aitortu eta erregulatzen du etxebizitzarik ez duten eta etxebizitza erosteko beharrezko baliabide ekonomikorik ez duten pertsonen alde

herritarren eskubideen alde hala ere nabarmendu dugun eskubide hori eskatzeko baldintza batzuk bete behar dira

etxebizitza babestuen eta zuzkidura bizitokien eskatzaileen erregistroan baliozko eran izena eman

logikoa dela eta arazoa ez dagoela legean jasotzen den artikuluan arazoa da aipatutako erregistroan izena emateko bete baldintza edo irizpide batzuk bete behar izaten direla eta

nabarmendu ditugun talde horiek bi mila hamabiko urriaren hamabosteko aginduaren eraginez ezinezkoa dute etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria jasotzea ezin dugu ukatu lehen esan dugun bezala kolektibo zaurgarrien inguruan aritzen garenean gure

egin behar ditugula akats hutsune edo murrizketa horiek bertan behera uzteko espero dugu sailburua berak gure hausnarketa konpartitzea eta ez bada bere arrazoiak izango ditu eta arreta handiz entzungo ditugu baina jakin behar duzu gure aldetik behintzat gure esku dagoen guztia egingo dugula ekimen hau aurrera eramateko eskubide subjektiboari buruz hitz egiten ari gara eta argi dago neurri handi batean

eskubide guztiak bermatzea kasu honetan etxebizitza duina izatea beste aldetik nabarmendu dugun bezala arazo larri baten aurrean gaude izan ere kontuan hartu behar dugu gaur arte etxebizitza prestazio osagarria jasotzen duten pertsona edo kolektibo batzuk

direla egoera irregularrean daudenen kasu

baina talde bat aipatzeak ez du esan nahi gainerakoak ahazten ditugula eta lehen esan dugun bezala bi mila hamabiko urriaren hamabosteko aginduaren eraginez

edo etxe kaleratzeen biktimak besteak beste ezin ditugu ahaztu eta pertsona horiei guztiei ezin diegu bizkarra eman amaitzeko sailburu jauna berriro ere nabarmendu nahi dugu eskubidez hitz egiten ari garela garrantzitsuena gure aburuz eh bilduk behintzat argi du etxebizitza duina izateko edo okupatzeko eskubidea diskriminaziorik gabe

nahiko genuke zer egingo duen jaurlaritzak zeintzuk izango diren emango dituen pausuak eskubide hori diskriminaziorik gabe
bermatzeko eskerrik asko eskerrik asko blanco anderea

mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on berriro eta

andrea estimatua bi mila hamairuko maiatzaren hogeita lauan orduko enplegu eta gizarte politiketako sailburu zen juan mari aburtok erantzun zuen gaur galdetzen didazun antzeko galdera bat bi mila hamabiko urriaren aginduaren inguruarena alegia ordutik hona izan den desberdintasuna hau da zuk aipatu duzuna etxebizitza legea ez zegoela indarrean lehenik eta behin

bi mila hamabiko agindu hau aurreko lege aldian onartu zela

honen bidez etxebizitza eskatzaileen erregistroa arautzeaz gain babes ofizialeko etxeak eta etxebizitza dotazionalen esleipena

maiatzean azaldu zen moduan euskal erkidegoak etxebizitza arloan osoko eta berariazko eskumena du

baina etxebizitza alorrean dugun eskumenaren garapenak inmigrazio politikoei

estatukoa izan behar dugu kontutan derrigorrez nahita nahiez izan ere lege organiko horren bidez atzerritarren gizarte integrazioaz gain hauen eskubide eta betebeharrak arautzen baitira y en este sentido

eskerrik asko berriro sailburu jauna zure lehenengo txandan ez zaigu argi geratu ea konpartitzen duzun gure lehenengo txandan egin dugun diagnosia eta guretzat oso inportantea da eta

ez duzu esan konpartitzen du egiten dugun irakurketa bestela

toña jauna zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

blanco andrea lehen adierazi dizudan moduan gaur egun bizi dugun egoeraren eta bi mila hamairukoaren artean dagoen desberdintasunik

indarrean dagoen etxebizitza lege bat dugula eta gainera lege honen bidez etxebizitza duin eta egoki baten okupazio legal bat egiteko eskubidea arautu

dagoeneko ematen den eta eskubide subjektiboa ere baden alokairu gastuei aurre egiteko dagoen beste diru laguntza batekin

nirekin bat egingo duzu blanco andrea helburu berdina duten hau da alokairua ordaintzea bi diru laguntza izateak ez duela zentzurik hala eta guztiz egongo dira hor

transitoan beno are gehiago bi diru laguntza hauek kudeaketa sistema bi desberdinetan egiten bada eta gainera

enplegu eta gizarte politiketako sailaren asmoa eta derrigorrezkoa da bi sistema hauek integratzea etxebizitza behar gehien behar duten pertsonei alokairu etxebizitza batetara sarrera

hala ere oraintxe itxaso jaunari azaldu diodan moduan honetan ere kontzentzua beharrezkoa izango da kontzentzua bai blanco andrea non gizarte inklusio sistema eta etxebizitza legearen berrikusketa bat ekarriko duen bi

modifikazioarekin lortuko da soilik bi laguntzak integratzea

baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina euskadiko dokumentu ondareari eta artxiboen sistemari buruzko lege proiektuaren inguruan

y cooperación en el proceso de su redacción azkeneko puntu hau lankidetza bereziki azpimarratu nahi dut esan bezala testua prestatzeko

hainbat izan dira sektorearekin egindako bilerak eta hainbat jasotako ekarpenak izan ere entzute tramitean berrehun alegazio baino gehiago jaso ditugu

jasotako alegazio horiek oso interesgarriak izan dira eta nola ez kontuan izan ditugu azken testua idazteko

eskerrik asko uriarte andrea barrio jauna zurea da hitza

legeen tramitea badauka bere bidea beraz utziko dugu jarraitzen bere bidea

iritzi eta ikuspuntu ezberdinak daudela aste honetan bertan zuk esan duzun bezala ezberdintasuna horiei buruz aldeekin eztabaidatzeko aukera izan dugu eta batez ere hiru puntu hauetan oinarritzen dira

lehenengo puntua artxiboen funtzioa administratiboaren kudeaketa gaitasunari lotuta dago zentzu honetan

koordinazio hobea lortzeko kide anitzeko organo parte hartzaileak sustatzea da kontua nahiz eta horretarako guztiok eusko jaurlaritzak foru aldundiek eta artxibo pribatuek geure burujabetzaren zati bat galdu guztiok irtengo gara irabazten eredu hori gure iritziz

gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera patxi elola azpeitia

donostiaren eta urola kosta debabarrenaren arteko

zerbitzua agian ezartzeko egin gabe dauden azterlanei buruz

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on eguerdi on sailburu eta legebiltzarkide guztioi

berriro hemen gatoz gautrena kontuarekin batzuentzat aspergarria izan daiteke baina guretzat ez

gai honekin gai berdinarekin azken kontroleko plenoa delako eta azken aukera daukagulako gure eskaera bat egiteko azken finean galdera baten bitartez

legez besteko bat aurkeztu zuen eta onartua izan zen eta han esaten zuen hacer estudios en el menor tiempo posible

hurrengo pausua izan zen zarautzeko udalak eta zumaiakoak ere

ahalik eta azkarren baina bi mila hamalauko udarako

jarraitu dugu jarraitu genuen ni hona etorri nintzen eta oraindik erantzunik gabe zegoenez

aho batez onartutako mozio bati erantzunik gabe zegoen orduan eta oraindik ere erantzunik gabe dago eta berriro ere

azaldu genituen zein onura dituen zerbitzu honek eta zein behar dituen ingurukoek

epe bat jarriz gautrena zerbitzua martxan jartzeko mozio horri

erdibideko bat aurkeztu zuen gobernua babesten duen

baita eh bilduk ere eta erdibidekoa

hori orain dela gutxi izan da eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari

laburrenean aztertu ditzala donostiaren eta urola kosta debabarrenaren korridorean dauden herritarren mugikortasuneko beharrak

eta esaten duela eta azpimarratzen dut ahalik eta epe laburrenean

ekainak hirura arte berrogeita hiru egun pasa dira

eman ditu zure departamentuak legebiltzar honek emandako agindua betetzeko edo zein epeetan espero duzu betetzea eta hau izan da nire galdera

lehendakariari eman dioten aukera berdina emango dizut nahi duzun
neurrian eta doinuan erantzun ezazu eskerrik asko elola jauna oregi

egun on guztioi ba bai zuzentzen dudan sailaren borondatea da legebiltzar gonetan adostutakoa betetzea eta gipuzkoako foru aldundiarekin batera lan egitea aipatutako korridoreko pertsonen mugikortasun beharrei erantzuna emateko

izan ere erakunde horrek errepideko bidaiarien garraioaren eskumena du eta gobernu honek trenbideko garraioaren eskumena dakizun bezala ulertuko duzunez operadore guztiek trenbide zein errepidekoek ahalik eta erantzun onena eman nahi diote balizko eskariari are gehiago zerbitzu publiko jasangarria lehenetsi nahi izanez gero dena dela

gipuzkoako garraio agintaritzari helaraziko diogu ekainaren bederatzian izango den asanblada baliatuta horrela aldundiaren eta eusko jaurlaritzaren arteko talde bat jarriko da martxan bertan euskotrenek ordezkaritza izango du

aztertuko da era berean jakinarazten dizut gipuzkoako garraio

lantzen ari dela hartu kontuan eusko jaurlaritzaren bertako ordezkariek

azterlan horretan gipuzkoako garraio agintaritzan parte diren erakundeek lan egiten dute

jasangarria eskaintzeko helburu partekatuaren baitako lankidetza eredutzat jo daiteke hori eskerrik asko

baina konturatua nago hemen gaiak abiadura ezberdinak eramaten dituztenak bai trenarenak eta hemen gaiak ere gobernuak aurkeztu dituen gaiak presaz

besteenak makaltasunez edo lasaitasunez zeren esan dizut berrogeita hiru egun erabakia hartu zela esaten duzu ekainaren bederatzian helaraziko diozula

lehendakariak hauteskundeak aurkeztuko ditu eta bitartean zerbitzu

besteei helarazteko bai aldundiari eta bai besteei beste eragileei

zure esku dago gauza hau konpontzea eta zure esku dago hauteskundeak bukatu baino lehen gure eskaera honi emaitzak edo erantzun
egokia ematea ez gaude batere ados esandakoarekin edo gustura behintzat eskerrik asko elola jauna

orain dela zortzi urtetik hona euskotrenek gaueko zerbitzuak eskaintzen ditu bai asteburuetan

izanez gero ere hala nola lasarte eta hendaia artean topo estalpen indizea

deba bilbao artean estalpen indizea ehuneko hogeita hamalau bilbao bermeo artean estalpen indizea ehuneko hogeita bost txorierrin estalpen indizea ehuneko

zuk aipatzen duzun korridorean eta gogoratu mesedez lehen ere beste batzuetan ere azaldu egin dizut eta estalpen indizea ehuneko hamar

korridore horretan ez da gaueko zerbitzurik egon ezta bi mila bederatzi eta bi mila hamabigarrena urteen artean ere

aldiz bazeuden baina epe horretan euskotreneko orduko arduradunek atzeman zuk zure galderan aipatzen dituzun beharrak noski euskotrenek adierazitako bide zati horretarako maiztasunak hobetze aldera egiten du lan ildo horretatik

adieraziko dizut aurtengo irailetik aurrera eibar elgoibar arteko tranbia zerbitzuaren maiztasunak areagotu egingo direla kontsumo gutxiko orduetan hori hala da

geldialdi ordutegi horretan badela trenbide bidezko erantzun jasangarria izan dezakeen baliozko eskaria eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea

jarraian heriotza zigorraren aurka eta pablo ibarrekin

erakunde adierazpen bat irakurriko dizuet eusko legebiltzarrak

aho batezko konpromisoa izan du beti heriotza zigorraren aurka eta munduko herrialde guztietan indargabetzearen alde uste baitu zigor legeek pertsonak

balio behar dutela eta heriotza zigorra ekintza basatia dela

eta izuaren ankerkeriaren eta primitibismoaren ikur dena

eta itzul ezina den zigor horren alderdi ilun horiek guztiak gertutik ezagutu ditu euskadik

ezarri zieten eta haien familiek izugarri borrokatu dute euskal gizarteak lagundu ditu zigor bidegabe hori gauzatzearen

instituzionala haren familiari abian jarri duen auzi judizial berria dela eta non bermatu nahi baita laguntza juridiko egokia eta berme legalak dituen

bost eusko legebiltzarrak dei egiten die euskal herritarrei pablo ibar babes gutunak bidali diezaioten laster eramango duten espetxera espetxearen helbidearen berri emango da pablo ibarren heriotza zigorraren aurkako elkartearen web orrian wwwpabloibarcom hura ezagutu

sei eusko legebiltzarrak dei egiten dio espainiako gobernuari espainiar nazionalitatea duten herritarren oinarrizko

heriotza zigorra duten herritarrei kalitateko laguntza juridikoa nahikoa bermatzeko eta kasu honetan pablo ibarri hori bermatzeko

gastu itzelak izango baitu zazpi eusko legebiltzarrak

eta kasu honetan defentsa letratu eraginkor bat izatea bilatzen duten

elkartearen eskaera eta beharrei ahal den neurrian erantzuteko euskal autonomia erkidegoko aurrekontuetan dagoen partida zortzi

eusko jaurlaritzari arartekoari herriaren defendatzaileari pablo ibarren heriotza zigorraren aurkako elkarteari eta ibar jaunari berari

azken biei gure babes eta elkartasuna adieraziko dizkiogu gai zerrenda agortu denez osoko bilkurari